ezaguna denez ekainaren hogeita zortziko ehun eta berrogeita bi barra bi mila hamaika dekretuaren eta ekainaren zortziehun eta laurogeita hamazazpi barra bi mila hamaika errege dekretuaren bidez onartu zen

transferentziaren batzorde mistoaren akordioa hain zuzen ere estatu titularitateko artxiboak kudeatzearen arloan

eta zerbitzuak transferentziari buruzkoa transferitutako estatu

artxiboak hiru multzo desberdinetan sailkatu daitezke lehenengoz notario protokoloen artxibo historikoen dokumentu fondoa ehun urte baino gehiagokoak bigarrenez

hogeita bost urte baino gehiagokoak eta ehun baino gutxiagokoak eta azkenik

probintzia antolaketa batean oinarrituta egituratuta daude probintzia artxibo historikoak osatzen dituzte

adostutako adierazpen bat agertzen da ondorengo hau esaten duena historikoki probintzia mailakoen gisa definitu diren estatu titularitateko

berehalako etorkizun batean lurralde historiko bakoitzari eskualdatutako

adierazten du euskal autonomia erkidegoko ordezkaritzak hori guztia hiru probintzia artxiboei dagokienez mila bederatziehun eta laurogeita hiruko

aurrikusten diren batzorde mistoetan hartu beharreko akordioen bidez halaber estatuko administrazio orokorrak bere akordioa berrezten du hots

transferitutako funtzioak foru organoek betetzen saiatuko da horregatik administrazioen arteko lankidetza harremanak

onartutako transferentzia akordioaren arabera behar diren koordinazio neurri guztiak euskal autonomia erkidegoko lurralde historikoekin antolatzen saiatuko da

foru aldundiekin harremanetan jartzen hasi da eusko jaurlaritza zentzu horretan elkarrizketa komunikazio eta instituzioen arteko lankidetzaren oinarritik abiatuz

horiek horrela eta analisia egin ondoren funtzionamendu eta pertsonalen gastuei buruzko informazioa eta dokumentazio zehatza bidali zaie foru aldundiei baita dokumentu fondoen eta artxibo historiko bakoitzak ematen dituen zerbitzuen deskripzioa ere

eskerrik asko uriarte andrea reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

hogeita zazpi barra mila bederatziehun eta laurogeita hiru legeak lurralde historikoen legea deritzonak haien titularitateko artxiboen eta haien intereseko kultur erakundeen arloan eskuduntza esklusibo ematen die lurralde historiko horiei

baita ondare historikoari buruzko arloetan legegintza garapenaren eta betearazpenaren eskuduntza ere bestalde lehenago adierazi dudanez

bi mila hamaikako ekainaren hogeita biko akordioa dago estatu titularitateko artxiboak kudeatzearen arloan

transferituko zirela aurrikusten zen akordio horretan ez daukagu inolako zalantzarik erreferentzia fondoak interes handikoa direla lurralde historikoentzat horrela adierazi dute zenbait ekimen eta foruetan hiru lurralde historietako batzar nagusiek hala ere hau gogorazi behar da eusko jaurlaritza joan den legealdian

arlo horretan foru aldundiei inolako transferentziarik ez egiteko erabakia instituzio horiei inolako jakinarazpenik egin gabe ezer kontsultatu gabe

natalia rojo solana euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kultura sailburuari egina euskal kirol selekzioen ofizialtasunaren bideragarritasun juridikoaren gaineko txostenari buruz

argi esango dizut zer berri dakarren eusko jaurlaritzak egindako txosten honek orain arte

gezurtatu egin du beti pentsatuarazi gaituzte

baina txosten berri honek argi uzten du egungo legediak ez diela euskal kirol selekzioei nazioartean parte hartzea galarazten

kirol selekzioen ofizialtasunaren bideragarritasuna aztertzeko egin den txostenaren ondorio nagusia gure ustetan oso berri interesgarri eta garrantzitsua

euskal nazioarteko ordezkaritza euskal herritarren aldarrikapen historiko bat dela eta eusko jaurlaritzak herritarren nahi entzun eta atenditu egin du euskal selekzioen nazioartek ofizialtasuna nahi dugu horrez gain aitortza hori estatu espainiarraren barneko normaltasunaren eta elkar bizitza demokratikoaren erakusle

beste estatu askotan gertatzen den legez gure asmoa da nazioartean dauden bideak aztertzea espainiako federazioek plantea ditzaketen

eta egindako txostenak horretarako dauden bideak azaltzen dizkigu rojo andrea estaturik gabeko berrogeita bederatzi nazio daude munduan era ofizialean eta normaltasunez nazioarteko lehiaketetan parte hartzen duten selekzio bat edo gehiago dituztenak

guk orain arte hori hemen legalki ezinezkoa zela uste genuen baina orain badakigu hori ez dela horrela beraz guk zergatik ez

eskerrik asko rojo andrea uriarte andrea zurea da hitza

hogeitahirugarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko

baliogabetzeko neurriak hartzeko asmoari buruz ubera andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea eguerdi on denoi tengo

maria dolores de cospedalen hitzak ziren horiek argi eta garbi esan zuen bere alderdiak ppk alegia

gobernuan egindako legearen gainetik arituko zela hau da aditzera eman zuen modu batera edo bestera

ezartzeko legearen gainetik zirrikituak topatuko zituela

bere herritarrak ez kaltetzeko cospedalek hala egitera erabaki zuen eta inork ez zion desobedientzia leporatu inork ere ez

medikuen elkargoak eta beste hainbat elkarteek txalotu egin zuten proposamena zein izan zen ordea eusko jaurlaritzaren jarrera

euskal autonomi erkidegoan eta egia da ere hori ere esan behar da berrordainketaren kalteak agindu egin gura izan dituzuela jendartearen

itzuliaz beraz eta hau argi eta ozen esan beharra dago bai posible da

kopagoa saihestea eta hau argi geratu da posible da

ezartzea neurri horiek hartuz gero ez gaituzte audientzia nazionalera eramango agerian geratu da

baina baikopagotik hasita herri moduan aurre

inposizioei ez gaituzte audientzia nazionalera eramango eta zuek darpón jauna madrilgo legearen aurka egin duzue

baina osasun publikoaren unibertsaltasun ekitate printzipioetan

neurri partziala hartu duzue bi helbururekin bat populismoa eta bigarrena anbiguotasuna mantentzea populismoa egitea

ez dute ordainduko pertsona helburua eta horrelako esaldiak erabiliz

madrileko parrokiari esaten diozue euren aginduak betetzen dituzuela eta hemengo parrokiari beste gauza batzuk esaten dizkiozue eta beste jarrera batzuk

eta bi helburu hauek nabarmen agerian geratu dira etorkinen osasun arreta eskaintzerako orduan eta botiken

baina ez duzue inor engainatuko ekuazioa oso argia da gizarte talde batek ez baditu botikak ordaintzen

saihesten badu gizarte osoak saihestu dezake hori da ekuazioa eta hori da argi geratu den ekuazioa

hori litzateke benetan osasun sistema unibertsala

bermatzea diskriminaziorik ez egotea eta aukera berdintasun printzipioa osasun publikoaren oinarri nagusi bilakatzea

duzue joan zen astean komunikabideen bidez jakin izan genuen

eta egia esan agertu diren datuak ere nahasmendua sortu digute zergatik ba bi mila hamairuko urrian aurrikusten zenituztelako herritarrak

izango zirela eta gainera esan duzuelako ere tratamenduari atxikitzeko diru laguntza eskatu dutenen ehuneko laurogeita hamarari itzuliko zaiola beraz hemen baditugu datuak argitzeko eta kontrastatzeko eta farmazietara

joaten garen gainontzeko herritarrak gure buruari esaten diogu

kopagoa saihestea posible da eta ildo horretatik sailburuaren hitzak berriro errepikatzen baditugu

eta lehen esan dugu posible baldin bada herritar

kopagoari aurre egitea eta saihestea zergatik ez neurri hori unibertsal bilakatu eta hori da gaurko interpelazioaren motibazioa

osasun sailak asmorik du herritarren pairatzen dituzten negatibo horiek ezabatzeko herritar guztiek

neurriak aktibatzea hamasei barra bi mila hamabi dekretuaren baitan jasotzen diren neurriak
indargabetu ahal izateko eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok eguerdi on berriro

y transparente hala ere interpelazioa indarrean dagoela ikusita goitik behera beteko dut nire

beteko dut nire betebeharra ganbara honen aurrean zuen aurrean

su entrada en vigor euskadi azkena izan da neurri hori hartzen azkena izan da autonomia erkidego guztien artean

urtebete beranduago ibili gara badago esan gura dudan beste kontu bat gure bertsioa ez da hain kaltegarria gure bertsioak

eskerrik asko darpón jauna ubera andrea zurea da hitza

propaganda da zuen gobernuak eta zuen sailak egiten duena hemen ez

eta are gutxiago ekitatea eta unibertsaltasuna

eta osasun sistemaren printzipio nagusiak unibertsaltasuna eta ekitatea urratzen

madrileri men egiten eta hemengo herritarrei bizkarra ematen eta hori da egiten ari zarena

ekuazioan argi geratu da neurriei kopagoari berrordainketari aurre

neurri hori besterik ez dugu eskatzen eta gai hau orain arte egin dugun bezala etengabe ekarriko dugu zeren

ez zuen izapidetzen horregatik denbora bat utzi dugu denbora bat utzi ikusteko orain zer gertatuko den uztailean

gainera orain hasiko zaretenean bi mila hamabosteko aurrekontuak prestatzen gure lan ildoa ere markatzen eta eskatzeko bi mila hamabosteko aurrekontuetan neurri hau unibertsalizatzeko diru lerro bat jasotzeko posible delako

borondate politikoa soziala ekonomikoa posible dela aurre egitea baina badirudi agian

eta madrileko neurriei men egiten eta hori da

erakutsi duzuena eta hemen ikusi da eta datuak horrela erakusten dute nahasmena besterik ez dagoela badirudi kapritxoz

sobratzen zaigulako ba ez dugula dirulaguntzarik eskatzen

dauden tratamenduei atxikitzeko diru laguntzetarako sarbidea izateko

pentsionistak egin zuten agerraldian ikustea besterik ez dago zer gertatzen den egunerokoan herrietan baina nahiago dugu

hori da azken finean gobernu honek eta osasun sail honek erakusten ari den borondatea beraz zuek erabakiko duzue edo madrili

edo benetan euskal herriko herritarron zerbitzura jartzen dituzue politikak eta hemen neurri zehatzak egon badaude eta aplikatzea besterik ez dugu eskatzen eta horretarako bidea egin dezakegu eta legebiltzar honetan
gehiengo nabarmena izango genuke eskerrik asko

adierazten du bere nahia berriro esango dut ondo entzun mesedez ekintza bidez eta ez propaganda eginez eskerrik asko

gai zerrendako hogeita laugarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina eibarko ospitalean jaso beharreko zerbitzuen inguruan gipuzkoako aldundiak egindako proposamenari buruz

ubera andrea bi mila hamalauko aurrekontuak aurrera ateratzeko eajk pserekin eginiko akordioaren ondorioz

nahiz eta legegintzaldi hasieran osasun sailburuak esan zuen ez zegoela justifikatua eibarren ospitalearen eraikuntza are larriagoa

lehenengo herritarrei agindu zien eibarren ospitalea eraikiko zela eta bengoak bi urtetara ekin zion azterketa baina eaj ez da zuzenago ibili

agerraldian ikusi genuen bezala lehenengo esan zuen ez zela lehentasunezkoa ez zegoelako beharrik beharrak ez zuelako justifikatzen eta egoera sozialak eta ekonomikoak ere ez zuelako justifikatzen

egiten du ospitalea eraikitzearena eta izan genuen agerraldian ikusi genuen ospitalea

ze zerbitzu izango zituen gure taldea jarraipen berezia egin dio gai honi kezkagarria baita azpiegiturak eraikitzea

definitu gabe izanda eta azken hilabetetan guzti hori nabarmen geratu da

guzti hori ikusita gipuzkoako aldundiak gipuzkoan dauden behar soziosanitarioak ikusita proposamen zehatza egin dio osasun

zerbitzuen inguruan horrela orain arte gipuzkoan eta eibarren arreta soziosanitarioan

estali eta herritarrei eskaini beharreko kalitatezko eskaintzeko zehazki gipuzkoako aldundiak gizarte politiketako aldunaren eskutik laburbilduz ondorengo proposamena egin zion eibarko ospitaleari buruz hirurogeita hamabost plaza izango dituen gune

balioaniztun soziosanitarioa jasotzea mendekotasun eta buru gaixotasuneko

horregatik guztiarengatik jakin nahi dugu osasun saila prest al dagoen eibarko ospitalean gipuzkoako aldundiak proposatu dion

jasotzeko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

ondo ari gara elkarlanean eta bide onetik goaz
aldundiak eta udalak hala ere baliabide berriak ezin dira martxan ipini beharrezkoak ez baldin badira eskerrik asko

proposamena oso zehatza zen bilera batetan azaldu zizueten eta zuek erantzunik ez zenuten eman

ondoren telefonoz deitu duzue argibide batzuk eskatzeko eta proposamena zehatza da eta proposamena oinarritzen da momentu honetan eibarren bertan

egoera oso kaxkarrean dauden zerbitzuak hobetzeko eta bestetik gipuzkoan ere dauden beharrei erantzun bat emateko

egun batetik bestera proposatu zuen azpiegitura soziosanitarioa eraikitzea orduan erantzun zitzaion ez genuela proposamena ulertzen baina urteetan aldunditik eskatu zitzaiola azpiegitura hori

baina gu prest geundela beharrak aztertzeko eta hori egin da beharrak aztertu eta proposamen bat egin beraz hemen ez da inolako exagerazio bat proposatzen baizik eta dagoen errealitate batetatik abiatzen da urteetan aurreko gobernuetatik egin zen eskari bati helduz

zuek ez zaretelako gai izan eta hori ikusi dugu agerraldi guztietan eibarko ospitalea jaso beharko lituzkeen zerbitzuen inguruan proiektu bat aurkezteko
argi eta garbi adierazi duzue eta hori transkripzio guztietan jasota dago eskerrik asko ubera andrea darpón jauna zurea da hitza

más alternativas proiektuak landu behar dira eta ondo pentsatu gure azken helburua pertsonen beharrei erantzuna ematea da beraz zabaltasunez begiratu behar ditugu proiektuak baina noski hartzen diren erabakiak ondo aztertuz eskerrik asko